egun on guztioi gaur osoko bilkura minutu bateko isilunearekin hasiko dugu enrique casas eta

beste baterako utzi dela beraz gai zerrendako lehenengo puntua mozioa iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

enpresetan inbertsio publikoa sustatzeko planifikazioari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposatzailearen txanda casanova jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

egun on guztioi gaur laugarren aldiz aste batzuen epean hitz egingo dugu legebiltzar honetan gobernuak martxan jarri nahi duen inbertsio funtsaren inguruan zuzenean edo zeharka gai hau izan da mintzagai

esaten nuen moduan azken asteotan eztabaidatu dugu legez besteko proposamen bat interpelazio bat izan dugu ere bai eta baita ere sailburuaren agerraldia gaur esaten nuen moduan laugarren aldiz hitz egingo dugu gai berberaren inguruan baina uste dugu ekarpen edo aurrera pausu bat emango dugula gaur

batekin gatozelako akordio garrantzitsu batekin akordio zabal batekin akordio zabala izango da daukan babesagatik

dutelako eta akordio zabala ere konteniduari dagokionez gaiaren inguruan muina eta zabal jorratzen duelako egia da eztabaidaren miniziklo horren pizgarria dudarik gabe izan da

burutu zuen operazioa inbertsio ekonomiko bat egiteko enpresa horretan muinean adostasuna sor zezakeen operazioa azkenean nahiko polemikoa bihurtu zen eta muinean adostasuna sor zezakeela esaten badut hori da

zabal bat inbertsio publikoen alde dagoelako eta enpresa industrialetan kapital publiko sartzearen alde egon daitekeelako baina polemika egon zen gure ustez garai horretan esan genuen moduan eta orain berresten

gaur hau gai zentrala ez izan ba honen inguruan formak ez zirelako egokiak uste dut

harira kezkatu gintuzten hainbat elementu ikusi genituelako eta horren ondorioz aktibatu ziren gure partetik eta beste legebiltzar talde batzuen partetik hainbat ekimen eta esango nuke ekimen horiek behintzat epe laburrean

heldu garelako adostasun zabal puntu batera eta baita ere argitasun puntu batera

aferaren inguruan konturatu ginen eragile inportanteek ez zeukatela gobernuaren planen berri

horren partaidea izatera deituak dauden eragile garrantzitsuek ez zeukaten bere paperaren berri edo beraiengandik espero zenaren berri

sakoneko konteniduak baino ikusi genuen ere hainbat gobernuko bozeramaileen partetik deklarazio kontrajarriak daten inguruko eta funts horren karakterizazioen inguruko kontrajarriak eta horregatik gure kezka azaldu genuen momentu horretan eta gure kezkaren ondorioz sortu zen interpelazioa eta mozio hau eta esaten nuen azkenean lortu dugula nire ustez inflexio puntu bat gai honi dagokionez bere garaian gobernuak

operazio horrekin ere bidali nahi zuela mezu argi bat gobernuaren konpromisoaren mezua guk esan genuen

mezu kontrakoa bidali zen argitasun zehaztasun eta gauzak argi ez edukitzearen mezua baina gaur hoy sí que creo

que se puede definir en términos de país esaten nuen moduan gaurko akordioak aportatzen du argitasuna orain arte hain argi

funts honen sorreraren inguruan dauden elementu guztiak eta aportatzen du argitasuna eta zehaztasuna elementu horietan guztietan

industrialaz hitz egin behar badugu herri honetan zalantzarik gabe abiapuntua izan behar da kutxabanken egoera iragarri dugu edo kutxak iragarri du eta hemen

erabaki horren inpaktua kutxak iragarri duelako bere inbertsio industrialen desinbertsio prozesu zabal bat

martxan dago eta prozesu horren ondorioz galduko da euskal eskuetan dauden euskal enpresen kapitalaren zati oso inportante bat

asmoa iragarri du kutxabankek eta horregatik edozein eztabaida inbertsio publikoen inguruan abiapuntua eduki behar du honen inguruko posizionamendu bat

muga legalak eta behar legalak batzuk badituela eta europar araudia bankuen kontrola areatzeko zorroztu egin dela azken urteotan eta horrek

askatasunean bere kartera kudeatzeko baina eskatzen diogu

legebiltzar honetatik desinbertsio prozesu hori minimo legaletara mugatzeko eta hortik aurrera milimetro bat haratago ez joateko ezin dugulako onartu ezinbestekoa den baino euro bat gehiago ateratzea

eskuetatik eskatzen diogu legea zorrozki bete eta haratago ez joatea eta gainera desinbertsio prozesu horretan euskal erakundeekin batera aztertzeko zeintzuk diren biderik egokienak azkenean kapital transferentzia hori beste

enpresa estrategikoen inguruko kontrola eta lurraldearekiko atxikimendua ez ahultzeko eta iruditzen zaigu abiapuntu funtsezkoa dela oso negozio txarra egingo bagenu barril bat bete nahi badugu ura botatzen eta barril horretan sekulako zuloa baldin badago eta zulo horretatik sartzen dugun ura

eskatzea solemnitate osoarekin desinbertsio prozesu hori

mugatzea eskatzen diogu ere gobernuari argitasuna eta eskatzen diogu gobernuari funts publiko pribatuaren inguruan daukan planteamendua argi eta garbi parlamentu honetara ekartzea eta jartzen diogu gainera epe bat horrela

jakingo dugu behin betiko zein den gobernuaren plana fondoari dagokionez eta amaituko da orain arte bizi izan dugun informazioen dantza

daten dantza eta edukiko dugu benetan plan osoa eta definitua mahai gainean eskatzen diogu gainera prozesu horretan

beste elementu inportantea da funts horretan konprometitzen garela akordio honen bidez beti lehenestera interes publiko orokorra eta badakigu inbertsio funts batean

eskaera batzuk egon badaudela eta uste dugu funts hau errentagarria izango dela baina errentagarritasunaren bilatzea

ez da inolaz ere funts honen helburua helburu nagusia izango da enpresen atxikimendua areagotzea eta baita ere laguntzea eta horretarako funts honetan sartuko diren bidaikide edo bazkide pribatuek oso argi eduki behar dute funts honen izaera eta helburu hauek partekatu behar dutela argi uzten dugu akordio honetan beste elementu garrantzitsua da funtsaren izaera funtsaren dotazio ekonomikoa uste dugu mahai gainean jarri dela zifra bat

abiapuntu bezala ulertzen dugu eta badakigu gobernuak esango digula zaila izango dela zifra horretara heltzea ere baina guk pentsatzen dugu plano teoriko batean argi dagoela beharrak dira zifra horretatik baino askoz

eta atea irekita utzi behar da funts honen diru kaptazioa aukerak baldin badago eta gauzak ondo baldin badoaz

milioitik haratago joateko eta funts honen anbizioa

izateko eskatzen dugu akordio honetan ere hausnarketa bat eman dadin funts berria indarrean sartzen denean funts publikoen sistema osoaren inguruan

inpaktua edukiko duela funts sisteman eta gainera berez

bere eraginkortasuna funtsak banan banan aztertu behar dira funts berriak behar diren funts batzuk desagertu behar diren eta funts baten funtzionamendua hobetu behar den edo ez eta hori ere mahai gainean jartzen dugu gure ustez ezinbestekoa dela fondo berriaren sorrerarekin batera eta

oso inportantea iruditzen zaigu gobernuak partehartze industrialak erosten dituen heinean eskubide batzuk lortuko ditu enpresen kudeaketan parte hartzeko

kontseiluetan sartzeko eskubidea irabaziko du ere eta ez soilik funts honen bidez baizik eta dagoeneko existitzen eta funtzionatzen dauden beste funts batzuekin

parte hartze horiek eta irabazitako parte hartze eskubide horiek erabiltzea kudeaketaren jarraipen zorrotza egiteko ezin dira errepikatu gure herrian

gertatu ziren gauzak ezin da onartu parte hartze publikoa daukan enpresa kudeaketa eskasa dela eta porrotera eta amildegira eramanda izatea gobernuaren presentzia administrazio kontseilu batean edo gobernuaren presentzia

enpresa horretan irizpide sozial batzuk egongo direla interes orokorra eta politika industrial sendo bat garatuko dela

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos

honetan hilabete bat ez da bete eta hiru aldiz

jadanik enpresak finantzatzeko funtsei buruz eta segurenez ez da azkena izango

orain arte egindako kudeaketarekin eta jarraituko dugu kritikatzen gobernuaren jarrera gai honetan beraz ezin diogu eman gure babesa jaurlaritzari eta ezin diegu eman gure botoa gaur

bai eh bildu bai jaurlaritzak babesten duten taldeekin

falta zaigun informazioa lortu arte eta iluntasunean dagoen informazioa argitu arte los fondos de capital riesgo

beraz informazio pilo bat falta da gardentasuna ere falta da eta noski koherentzia falta da esaten dena eta egiten denaren artean tarte handi bat dago

eusko jaurlaritzak egin duen industria politikarekin ez gatoz bat industria politika horren mamia inbertsiorako funtsak dira eta

funts horiek sekretupean eta gardentasunik gabe eta egoera aldatzeko ez dira bakarrik beharrezkoak hitz politak ekintza zehatzak martxan jarri behar dira baita ere eta horretarako konpromisoak eskatuko ditugu

nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea

mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi jaurlaritzak funts publiko pribatu berriaren sorrera iragarri zuenetik

baita bilkuran interpelazioen bidez eta horien ondoriozko mozioen bidez eta azkenik gaurko eztabaidan iragarri dizuet erdibidetu egin dugula

akordio zabal batean amaitzeko honek balio beharko liguke eztabaidari amaiera emateko eta guztiok adostutako norantzan arraun egiteko

hau jaurlaritzari esatea izan ere bere borondatea da hori egiten joatea

egituratzen doan heinean baina erdibideko honen garrantzia horixe da

laguntzen diogula kasu honetan bere industria politikan eta modu horretan adostasunez guztiok elkarrekin aurrera egitea estoy seguro

estoy seguro nos lo agradecerán eskerrik asko eskerrik asko tellería jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea talde popularra damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna erantzunen txandara pasatuz casanova jauna zurea da hitza

eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

eskerrik asko tellería jauna euskal talde popularra damborenea jauna zurea da hitza

arazorik ez baldin badago beraz eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu lehenengo bigarren eta seigarren puntua

sartu berriz mesedez ez argia argia orain bai

beno bozketaren emaitza jada ez dakit zein zen

onartuta geratu da lehenengo bigarren eta seigarren puntua jarraian hiru lau eta bost puntuak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

agertu omen da bale bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hiru boto aldekoa once

beraz onartuta geratu dira hurrengo hiru lau eta bost puntuak gai zerrendako hirugarren puntua mozioa maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua ikusmer euskadiko merkataritza banaketaren

ebazpena talde proposatzailearen txanda lópez de ocariz andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

nada más y muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea zuzenketak aurkeztu dituzten txanda casanova jauna zurea da hitza

hau horrela da orokorrean gizartean eta baita ekonomian

merkataritzaren sektorean gaur egun merkataritza bidegurutze batean dagoelako aldaketak mahaia guztietan baldin badaude merkataritzaren

osoa kolokan jartzen ari dira bi mila bederatzitik

hamaseia desagertu da bereziki hiriburu handietan sektorean lan egiten duen autonomoen kopurua ehuneko hamarean gutxitu egin da

pertsonen bataz besteko adina igo da eta gaur egun berrogeita zortzi koma zortzi urtekoa da gero eta nagusiagoak dira dendariak gainera agertzen dira fenomeno berriak merkataritza elektronikoa

merkatalguneen eztanda kontrol gabea fenomeno oso garrantzitsuak aldaketa garaia merkataritzan beraz merkataritzan ere

badela esango nuke ezagupen zehatza zorrotza eta ona edukitzea gertatu denaz gertatzen ari denaz eta

argi daukagu eta lehen aipatu dugu aldaketa garaietan bizi garela eta aldaketa garaietan inertzia gainditzea gauza txalogarria da gobernuak inertziak gainditu nahi baditu gure babesa edukiko du asmo

aldaketak etengabeko azterketa hobekuntza bilatzea

guztiz txalogarria da baina onartezina dena da dagoena

funtzionatzen ari dena desmantelatzea ezer ez egiteko gu prest gaude

hobetzeko edo ikusmerrek egiten dituen funtzioak hobeto egingo dituen organo tresna instituzioa edo dena delakoa hona ekartzen badigu

jartzen badu gu prest gaude inolako aurreiritzirik gabe

esaten dugun moduan atea irekitzen dugu zerbait hobea ekartzen bada baloratzeko baina printzipioz uste dugu eredua egokia dela eredua egokia dela

aztertu egiten delako eta horren ondorioz irizpideak markatzen dira merkataritza sektorea hobetzeko edo behintzat horrelakoa zen

formulazioa lópez de ocáriz andrea aipatzen zuen departamenduaren egitura dekretua eta galdetzen zuen ea hori aldatuko ote duten baina ez da soilik dekretu hori aldatu behar dutena indarrean dauden

aldatu zuten dekretuak indarrean daude eta dirudienez ez dira bete behar edo gobernuak ez ditu bete nahi guk uste dugu sistema bikoitza hori

interesgarriak lortzen den informazioaren sinesgarritasuna handia da sektoreko eragileek beraiek arduradunak direla informazio hori bilatzeaz

sektoreak agintzen dituen informazio eta datuak ahalduntzen du sektorea partekatzen dutela ardura eta organoaren kudeaketa

zerbitzu batzuk administrazioaren egituratik eman daitezkeela kanporatu gabe externalizatu gabe baina kasu honetan

baloratu behar ditu gobernuak egiten dituen hainbat politikaren inpaktuak eta beraz horretarako nahiago dugu organo gobernutik egituratik kanpo dagoena

ikusiko dugu ados gauden ala ez gauden eztabaidagarria izan daiteke baina orain planteatzen duzuena bai sailburuaren erantzunetan bai

zuzenketan ez da ezer ez da ezer eta gu horren aurrean pentsatzen dugu mozioa dagoen

lópez de ocariz andreak aipatu duen gehikuntzarekin babestu behar dugula eta
hala egingo dugu eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

corcuera anderea euzko abertzaleak oregi anderea zurea da hitza

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi ez dakit gaur hemen

eztabaidagai ez dakit den merkataritzaren egoera sektorearen egoera edo big dataren egoera momentu honetan

entzun duguna entzunda euskal estatistika sistema nik uste dut ipini behar dugula mahai gainean euskal autonomia erkidegoak eskumen osoa du

bere beharretarako estatistika produkzioan eta horretarako euskal autonomia erkidegoaren

jarduera egituratzeko eta antolatzeko mila bederatziehun eta laurogeita seiko apirilean lege bat onartu zen

horixe da espainiako estatuan onartu zen lehenengo estatistika

euskal estatistika erakundea eustat administrazioko erakunde autonomoaren mailaz lege horrek estatistika jarduerari buruzko hiru alderdi nagusi ezartzen ditu alde batetik egin beharreko estatistika

eta egitarauak egiteko esparru orokorra ezartzen du bestetik eragiketa

behar den antolaketa finkatzen du eta azkenik informazioa emateko betebeharra eta estatistika sekretua behar bezala arautzen ditu informatzaileak banaka ematen dituzten datuak sekretu horren babespean

une bakoitzean egin behar diren estatistika eragiketak estatistika planen bidez ezartzen dira eta plan horiek lege mailaz onartu behar ditu eusko

plan horiek ezartzen dute zenbat estatistika eragiketa egingo dituen euskal estatistika antolakundeak lau urteko epe batean

eragiketa horiek zein erakundek egingo dituen ere estatistika plan horiek eusko jaurlaritzak onartzen dituen urteko estatistika egitarauen bidez gauzatzen dira egitarau horietan besteak beste estatistika eragiketa bakoitza nolakoa den zehazten da hala nola zein helburu duen noizero egiten den nortzuk diren informatzaileak

emaitzak noiz argitaratuko diren aldi bakoitza zenbat kostatuko den eta abar

hori estatistika legearen inguruan dagokionez baina gero daukagu dekretu bat el decreto

elkarrekin podemos taldearen zuzenketarik aurkeztu duen taldeak garcía andrea zurea da hitza

garcía andrea ba puntu honetara iritsita ba moztu beharra daukat eta erreplika